egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza

lehenengo puntua galdera iñigo iturrate ibarra euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bi mila hamalaurako aurreikuspen ekonomikoei buruz

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

kargua hartu zenueneko urtebete beteko da doakizula berez lehenengo eta behin gure zorion eta eskerrik beroenak urte honetan zehar zu zeuk

lehenengo momentutik argi esan zenuen ez zetoztela garai onak

ahalegin guztiak eskatzen zigula denoi gizarteari argi hitz egingo zeniola

eta horrela egin duzu akordioen bidez lana sortzeari

de cara al próximo año eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jaunak dauka hitza

sailburu jaun andreok egun on guztioi eskerrik asko iturrate jauna hasieran esandako hitzengatik baina ekinean jarraituko dugu

aurre egiteko edozelan ere beti esan izan dudana errepikatu nahi dut

urte gogorrak izango dira gogorrak aurrekontuen eta enpleguaren ikuspuntutik begiratuta bi urte hauetan hartutako erabakiak gure etorkizuneko garapenaren

euskadi atzeraldia atzean utzi eta aurrera egiten hasi da norabidea egokia da bi mila hamalau urtetik aurrera abiadura gehiago hartuko du gure ekonomiak datorren urtean

erakunde guztiak elkarrekin eta elkarren artean jarraitzen badugu

eskerrik asko lehendakari jauna iturrate jaunak ez du hitzik hartu behar

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina euskaltel telefono operadorearen egoerari buruz
isasi jauna zurea da hitza legebiltzarreko presidente anderea

legebiltzarkideok egun on itxaropenari

euskal herrian industri ehuna galtzen ari garela begien bistakoa da

gure industri ehuna erro errotik aldatzen ari da krisiaren eraginez euskalteleko

hiru egunetako greba euskaltelen izaera estrategikoko enpresa dela jaurlaritzak eta

jakinik jaurlaritzak zer egin behar duen euskaltelek lanpostuei

izaten jarraitzeko eskerrik asko isasi jauna
erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andereak dauka hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi gaur egun dakizuen bezala isasi jauna eusko jaurlaritzak euskaltelen

urtean zehar desegitea erabaki zuen eta dagoeneko ez dauka inolako partaidetzarik hori jakinik herrialde guztietako enpresa ehun horren funtsezko oinarri dira telekomunikazioak edo horrelako enpresak

herri batean txikia izanagatik azpiegitura maila eta zerbitzu teknologikoko zerbitzu guztiak esango genuke aurreratuenak dira

europako herrialde aurreratuenen mailan gaude dagoeneko

estatuaren aldean autonomi erkidego guztien artean euskadi da banda zabal ultra lasterraren estaldura zabalena duena dakizuen bezala baita ere

euskadiren estaldura populazioaren aldetik ehuneko laurogeita hamaika koma sei da eta estatu mailan

eta horregatik bi mila hogeirako europako agenda digitalak ezarritako

bete ditu dagoeneko euskadik beraz zentzu horretan euskaltel izan da guretzako garrantzitsua maila horretara iristeko ez ditut datu zehatzak emango

banda zabala eta izugarrizko abiadura duen interneta beraz bete ditugu informazio beraren arabera

gainean eskaintzen ditu euskaltelek bere telekomunikazio zerbitzu aurreratuenak todo lo anterior sin duda

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

eskerrik asko sailburu andrea esan duzuna esan duzula

jaurlaritzak eta administrazio publikoak euskaltelen zuen parte hartzea zerikusirik izango zuen euskaltelen lortutako gauza guztiak aipatu izan duzu hau da diru publikoz eraikitako enpresa bati buruz ari gara lorpen eta

hori teknologia berrietan horrela izan da ez dago ulertzerik zergatik administrazio publikoak uzten ari den

lehen dirulaguntza publikoaz lortu zen guzti hori langileak kezkatuta daude eta

ez euskaltel enpresa proiektu bezala aurrera ateratzerik eta etekinak lortzerik izango ez duenik lehen zegoen babes publikorik ez zegoelako badirudi diru publikoz enpresak sortzea kapitalizatzea eta eustea

esku pribatuetan uzteko jaurlaritzaren eginkizun gustukoena dela hori ez da gobernu ona sailburu andrea enpresak eta enpresen kontrola galtzen ari gara

orain euskaltel zerrenda horretan sartzen aurrenik eta behin adierazi nahi dugu nola ez gure elkartasuna langileekin eta jaurlaritzari berriz eskatzen diogu egoera zaila goberna dezala badirudi erakunde publikoek gero eta eragin txikiagoa dutela industrian enpresetan eta industriaren garapenean

defendatu behar ditu bere eskumenak enpresak ez galtzeko eta batez ere enplegua eta herritarren ongizana babesteko horibaita ondo gobernatzea nola berreskuratuko dugu enpresetan inbertitutako diru publikoa

berreskuratuko dugu administrazio publikoak lehen zuen ahalmena industriaren ehunean eragiteko nola defendatuko ditugu

lortutakoa lortuta dago eta horri heldu behar diogu baina administrazio publikoak baliabideak beharko lituzkeen industrian eragiteko eta ez saldu kutxabank eta ez kontrola galdu kutxabanken gertatu izan den moduan esaterako eskerrik asko

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

enpresak laguntzeko kapitalizatzeko eta martxan jartzeko eta behin martxan daudenean eta dagoeneko helduak direnean atera eta fondo horiek beste gauzetara erabiltzeko eta horretan ari gara eta hori da gure asuntoa pozten naiz bata ere país irakurri duzula aurreko asteburuan nik bezala baina ez ditzagun nahastu ezta ere

egiten ari garena da fondoak erabili enpresak sortzeko mantentzeko eta gero besteetan erabiltzeko diru hori hori da egin beharra eskerrik asko

galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina iruzurraren kontra borrokatzeko plana egiteari buruz
pastor jauna zurea da hitza gracias presidenta

arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

pasibitateari buruz quiroga andrea zurea da hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

y más competitivos muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina espainiako gobernuko presidenteari espetxe politika aldatzeko egindako proposamenari buruz maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

que debería ser señor lehendakari no oculte nada eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina toki administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunerako legearen inguruan maeztu jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi

nahi dot lehenengo eta behin nire lehenengo hitzak gaur

sí sí eta ia laster bai bai bozkatu ahal dugun hori esanda

irakurri zenuenean interpelazio hau zer pentsatu zenuen urkullu jauna

egindako galdera berberaren errepikapen bat zela eta bai arrazoi osoarekin orain dela hamabost egun

egindako galdera baten errepikapen bat da interpelazio hau baina horrelako gauza bitxiak gertatzen dira legebiltzar honetan

mahaiarekin eta bertan hartzen diren erabakiarekin gaur

prestatuta kontroleko bilkura honetan orain dela hamabost egun egindako galdera baten jarraipena hiriko auziaren inguruan

debekatu egin dute ekiditu egin dute hori izatea gaurko interpelazioa egun horretan galdetu genion lehendakariari hiriko auziaren inguruan eta gaur nahi genuen interpelazio

interpelazioa daukazu nahi duzu zure interpelazioa egin edo jarraitu tokatzen zaizun bidetik

bilkura bat da gobernuaren jarduna kontrolatzeko eta ez dugu ulertzen zergatik guk sartutako ekimen bat

mahaian lehenengo eta behin agerraldi bat eskatu genuen hiriko

ordenera mesedez jarraitu nahi duzu zure interpelazioarekin bai ala ez jarraituko dut
legebiltzar talde bezala gaur kontrol bilkura batera ekarri behar genuen interpelazioarekin guretzako gure lana egiterako orduan ezin dira mahaia edo kasu honetan legebiltzarreko organo bat
zentsuratu egiteko eta honetan erabili da maeztu jauna hirugarren aldia hirugarren aldia edo jarraitzen duzu

interpelazioarekin edo zure lekura joan gaur galdera zehatz batzuk egingo dizkizut urkullu jauna
nahi dugu jakin zer egingo duen gobernu honek hiriko

galdera txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak isiltasuna mesedez gainerakoak isiltasuna mesedez ez dezagun berdina egin mesedez isiltasuna

enplegu aurreikuspenei buruz prieto jauna zure da hitza

muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

prieto jauna prieto jauna eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor prieto mire

galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kartzelatik irtendako terroristei egindako omenaldi buruz

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak
beltrán de heredia andereak dauka hitza eskerrik asko

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hamargarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kale borrokaren

beltrán de heredia andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera borja

kartzelatik ateratako etako presoen omenezko ekitaldi publikoak interesatuko fribolizatzeari buruz sémper jauna zurea da hitza

o es una indignidad muchas gracias eskerrik asko sémper jauna jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

eskerrik asko sémper jauna erkoreka jauna zurea da hitza

erkoreka jauna mesedez bakoitzak bere turnoa erabili dezala eta ez besteena gai zerrendako hamabigarren puntua interpelazioa

ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko nekazaritzako eta itsas arrantzako prestakuntzaren geroari buruz

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea lópez de ocariz andrea zurea da hitza

bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina enplegu zentro berezien
kalifikazio eta erregistrorako marko administratiboa sortzeari buruz itxaso jauna zurea da hitza muchas gracias presidenta

bai mahaiburu andrea egun on sailburu

eskerrik asko aburto jauna itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina euskadiko gizarteratzearen aldeko sareak plataformaren berrogeita hamazazpi proposamenei buruz barrio jauna

juan ibarretxe presidente de apn eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako

galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina eusko jaurlaritzaren lan harremanetako

eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko aburto jaunak dauka hitza

bai mahaiburu andrea eskerrik asko

mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina donostia bi mila hamaseiko zuzendaria hautatzeko prozesuari